gai zerrendako bosgarren puntua mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eraiki nahi diren ave espainiar abiadura handiko trenbide sareko lerro berriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda

otero jaunak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eta eskerrak eman bereziki legebiltzarrean eztabaida hau zuzenean jarraituko duzuen

biztanleei eta hautatuei ea eztabaida hau lagungarria zaizuen zuen lurraldearen gainean dauden espainiar abiadura handiko lerro berrien inguruan dagoen hobeto ulertzeko gaur gure eskaera ulertzen nahiko erraza dela iruditzen zait euskal herria bilduren mozio batetik abiatuz elkarrekin podemosekin erdibideko zuzenketa sinatu dugu hiru oso kontu azpimarratuz lehena salgaien merkantzien garraioa trenera pasatzea beharrezkoa ikusten dugula bigarrena garrantzitsua dela

eta gasteiz burgos bertan behera utzi behar direla eta hirugarrena hirugarren haria txertatuz

hobekuntza sustatu behar dela guzti honek nonbait ez du eajren pseren eta ppren interes nahikoa piztu

aurkeztu eta orain ikusiko dugu aurrera zer atera daitekeen

inguruko xehetasun askotan ez naiz sartuko iruditzen zait arabako lurraldean lehen sektorean eremu naturalean ondarean izango dituen eraginez

eraginak oso handiak eta iraunkorrak izango direla beraz nik hemen esan dezakedana baino hobeto esan dute jadanik trenbide berria gainean izango duten herritarrek kontzejuek udalerriek

gertuko errealitatea nik baino askoz hobeto ezagutzen dutenek

esan du aurkeztu den proiektuak eragin latzak izango dituela hori bai ustezko osoko emendakin bezala aurkezten saiatzen ari dira

besterik ez direnak gure ustez berriro ere iruzurra egin nahian gustatuko litzaidake bide batez ea eajk behingoz aklaratzen duen zein den bere posizioa

saiatzen ari zaretela hau da zein da zuen aukera ezkiora

ezkiora altsasutik barrena iruña gasteizekin konektatu

leku desberdinetan eta hautatu desberdinek eta gobernu desberdinek

esaten ari zarete baina hare gehiago

garrantzitsua iruditzen zait orokorrean lehentasunak non dituzuen aklaratzen baduzue iruditzen zaigulako zuen lehentasun bezala

proposatzen dugun irtenbidearekin betetzen dela horregatik ez dugu ulertzen zuen jarrera guk arantza tapiak hitz egiten duenean eta berari ere esan nion baditugu hainbat adostasun

erraza etorkizunean garrantzitsua izango da merkantzien garraioa treneratzea eta elektrifikatzea beti ere elektrizitatearen jatorria berriztagarria izango baldin bada

garrantzitsuagoa dela salgaiena merkantziena bermatzea abiadurarena baino eta behin eta berriz aipatzen da alemaniako eredua

non sarearen modernizazioan modu arrazionalean inbertituz eta erabilpen mistoa lehenetsiz

arazoa da hori esaten dela baina gero praktikan espainiar ereduarekin lerrokatzen zaretela eta espainiar abiadura handiko eredua oso zehatza da eta oso kaltegarria da sozialki ingurumenari begira eta ekonomikoki praktikan espainiari

espainiako gobernuak abiadura handiko trenaren bi lerro berri aurkeztu ditu batetik gasteiz

ez dira bat ere beharrezkoak euskadin ez dugu lerro horien beharra batetik horien artean trenbide arruntak badaudelako eta bestetik lerro berriak eraiki ahal izateko beharra hori erakutsi eta egiaztatu behar dute eta ez dute egin horrexegatik eh bilduk aurkeztutako mozioaren ostean guk zuzendu dugu eta erdibideko batera

esto es buena gestión abiadura handiko trenaren kasuan esan dudanez interes orokorra ez da existitzen eta ez dago motiborik trenbide berriak egiteko zio bakarra da

alde batetik aurrekontu publikoen lepo bai espainian bai euskadin bestetik defizit publikoaren lepo espainian eta

orain eta hemen interes publikoa bakarra da hauek geldiaraztea eta dauden trenbideak berritzea

zuzenketari aurkeztu duten txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andrea zurea da hitza

este proyecto nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea sailburu jauna legebiltzarkideok arratsalde on guztioi beno gaur

eta gai hau kontutan hartuta zumarragako trena gatiburen abestia abesteko gogoarekin

oteroren interbentzioa entzun eta gero ez dakit horren gogorik daukadan

lehenik eta behin zuen lehengo puntuarekin

kalera mesedez isiltasuna

mesedez isiltasuna eta kalera kalera esan dizut

hemen errespetua kalera jarraitu

euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

esan beharra daukat askotan ba txistetarik txistuetara pasatzea zein erraza bilakatzen den

txisteak egitea baino bueno txistuek egin dituztenei ere eskatzen diegu ba errespetatzeko

edozelan ere egia da eztabaida hau

hobetu ulertzeko ez dakit lagungarria izan den baina egia da otero jaunak argumentu pilo bat argumentu sendoak

jarrera edo euren postura azaltzeko habiadura handiko trenareninguruan baina baita

pentsatuko zuela espainiako kongresuan gaudela eta ez eusko legebiltzarrean nik uste dut asko zentratu zarela

zure argudioak edo arrazoiak asko zentratu direla espainiako abiadura handiko tren ereduari buruz

kontuan izan behar dugu azkenean hau interpelazioa baten ondorengo mozioa dela

aukera izan zenuen tapia sailburuari hainbat galdera egiteko erantzunak emateko aukera berak izan zuen argibideak emateko aukera izan zuen eta bueno egia da zioaren adierazpenean esan zenuen bezala ez zirela izan edo ez nahikoak iruditu zitzaizkizula baina bueno gauza bat da ez nahikoak izatea eta bestea

beraz gure taldearen jarrera

jaurlaritza babesten dugun taldeetako bat gara eta

zentzu horretan tapia andreak ere bai erantzunean azaldu zizun bezala eta baita ere aste honetan zehar behin eta berriro adierazi izan duen bezala

gure posizioa da hasierako proiektuetan eta beti agertu izan den bezala ba konexioa ezkiotik egitea ez hori da

onartu zena hori da guk onesten duguna eta beno hori da gu behintzat gaur gaurkoz babesten dugun jarrera baina egia da ere bai beste aukera batzuk daudela beste aukera batzuk beste erakunde batzuk ere daude inplikatuta proiektu

eta izapidetzen ari dira beste administrazio fase batzuk eta beno ba jaurlaritzak bere erantzukizunari helduz

bere arrazoiak baten alde edo bestearen kontra eta beno nik uste dut hori

azaldu beharrik bestalde lehentasunen inguruan esan duzu gure taldea edo sailburuak zuek planteatutakoarekin edo zuek proposatzen duzuenarekin ados dagoela edo adostasunetara iritsi zinetela bai beno alderantziz ere ulertu genezake sailburuak berak

zuek ere zaudetela ados gurekin eta zentzu horretan

hori talde guztiok bat egiten dugula zentzu horretan edo puntu horretan eskari horretan

hori ez dela gaur hutsetik hasiko den ekimen bat edo aspalditik dago plangintza bat non lehentasun bezala ezartzen den merkantziak edo salgaiak errepideetatik trenbidera pasatzea eta zentzu horretan hainbat ekimen ari dira burutzen eta ez da mugatzen bakarrik plataforma berri bat edo euskal

bilboko portuko hegoaldeko trenbide saihesbidea edo lezokoa pasaian eta

helburu hori erdiesteko beraz guk zentzu horretan hor uste dugu

ez dela hasiera bat baizik eta jarraipen bat izango litzatekela egiten ari den lanari gero

datu eman dizkiguzu espainiako ereduari buruz espainia mailan zenbat bidaiari dauden avean eta zenbat aldirietan

ereduari begira beraz nik uste dut interbentzio horiek oso interesgarria da eta matute jaunari lehen aurreko legealdian gaia eramaten zuenari ba pasatzen badiozu seguru kongresuan oso

zaiola edozein kasutan eta gaur eztabaidatzen ari garen erdibideko honi buruz

interpelazio batean daude galdera batzuk eta erantzunak ematen ditu interpelatuak eta guk uste dugu erantzun horiek

jarrerak oso ondo finkatuta zeudela eta izan ere horren adierazgarri edo erakusle da

nik uste jarrerak oso finkatuta zeudela hasieratik eta ez dela egon inongo

hori horrela da eta nik uste dut hasieratik geneukala talde guztiok zeri buruz ari zen

erdibidekoan esan dudan bezala lehenengoarekin ez daukagu

hor badagoela abia puntu edo abiatzen zaretela

barneratuta gero eskatzen zenuten gelditzeko proiektuak eta trenbideak moldatzeko nik uste dut hor ere bai ezin dugula

murgildu dadila azkartu dezala proiektu hau aurrera eramateko zer izan ere hasierako egitasmoetan

lehenengo proiektuei buruz hitz egiten hasi zirenean

egotea azpi egitura hau jada bukatuta

urtean eta oraindik zer falta den ezta beraz guk eskatzen dioguna da kontrakoa murgildu dadila hartutako konpromiso hori bete dezala eta beraz

prozesuak eta hori guztia eta bestalde

gaur egun dauden trenbideak moldatzea eta interpelazioan ere sailburuak azaldu zizun

hor badaude hainbat aspektu tekniko eta beste mota askotakoak eta ez da ain erraza beraz ezin dugu

horren alde egin eta bukatzeko aipamen bat nahiko nuke egin

baina hasierako ekimenean hasierako mozioan eskatzen zitzaion

legebiltzarrean onartutakoa betetzeko ba beno edo legebiltzarrean erabakitzen zena betetzeko erabakitzeko edo

legebiltzarrak azkeneko hogeita bost urtetan berretsi egin duela jaurlaritza burutzen ari den proiektu hau beraz

uste dut hori ere bai kontutan izan behar dugula ez askotan ba beno badaudela

babesa dutenak eta beno jaurlaritzak horren araberako lana egiten duela ere bai

eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz otero jauna

klaro zuk esaten diezu legebiltzarkide bezala hitz egiten duzu bai zu legebiltzarkide bezala besteak alkate bezala besteak diputatu bezala besteak gobernu bezala

eta zuek esaten duzue edo zuk edo ez dakit nork esaten duen orain ezkiora joan nahi duzuela iruñatik

ramiro gonzálezek zer esaten du ramiro gonzalezek esaten du ez gasteizen gelditu behar du

pprekin ea ahta nork ekartzen duen gasteizera eta gero herrietan eta gero herrietan

atzera bota nahi proiektua baina agurainen duela gutxi

leku bakoitzean gauza bat esaten badugu azkenean igual suertea daukagu eta nahaspila horretan denekin ondo geratzen gara ezta ez dakit den oso zintzoa ezta

zuek esaten duzue guk espainiara begiratzen dugu ia klaro es que zer erremedio non erabakitzen dira kontuak eta zuek ahta eskatzea eskatzera nora joaten zarete ba

madrilera joaten zarete eta iñigo de la sernarekin azaltzen da arantxa tapia esplikatzen

eta zer gertatuko da espainiak erabakitzen badu gasteizera datorrela zeren zuek ezkio esaten duzue baina gasteizera baldin badator orduan kontra jarriko zarete hori mesedez erantzun iezadazu eta gero esaten duzue adostasunak badaude adostasunak badaude noski klaro

baina klaro gertatzen ari dena da azken hamarkadetan da

precisamente abiadura handia apustua egiten ari delako

eredu hori babesten ari zarete eta inkonpatiblea da o sea espainiak oso argi dauka

egin du salgairik gabe eta tapiak aurrekoan arrazoi zuen eta

salgaiak eramateko baina ez dira eramaten apustu bakarra egin zen

eta kiebran sartu behar izan zuen eta oraindik

bostehun eta berrogeita hamazazpi miloi euroko erreskatea

merkantziena eraman behar zituen lerroa eta hiru urtetan martxan egon zen

hirurehun eta pikokoa izan zen non dago apustua salgaietarako dena gezurra da

o sea salgaiak ez dira eramango ministroak esan zuen argi eta garbi

bi mila hogeita lau urtearen bitartean merkantziak eramaterik europako zabaleran

beraz dena ikusita eta ez dit denbora ematen anduezari erantzuteko baina

orbegozo jauna gu adostasunaren aldekoak gara ondo dakizu baina zuek ez duzue inolako emendakinik aurkeztu eta nola ez ezinezkoa da zuekin adostasun batera iriztea kasu honetan ezer ez duelako aurkeztu yo entiendo que

anderea sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko andueza jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak

orbegozo jauna zurea da hitza eskerrik asko berriro ere presidente
andrea ba bueno otero

legebiltzarkidea besterik ez naizelako eta zentzu horretan ba aurretik

zein den gure eredua euskal y aren eredua eta baita ere argi geratu dela eta tapia sailburuak ere berretsi zizun interpelazio horretan ba bueno hasiera hasieratik planteatu zen konexioa izango zela ezkiotik hori berretsi

orain beste bi aukera badaudela badaudela beste aukera batzuk eta beste erakunde batzuek ere erabakitzen dutela eta beraz sailburuak esan zuena atzo bertan gainera

aldekoak eta kontrakoak eta beraz jaurlaritzak egin duena da bere alegazioak planteatu eta

ba hartu beharreko erabakia izan dadila behintzat ahalik eta onena denontzako eta nik uste dut hori argi geratu dela beraz gure ereduarengatik eta galdetu badiguzu eta behintzat

zer defendatzen duen galdetu nahi bazenigun

eta da oso ezberdina tapia sailburuak esan zuenetik

baina beste hainbat gauza bezala tapiak ere erantzun zizun ari zara egiten berriro galdera berdinak

eta erantzunak berdinak dira interes orokorreko portuak aireportuak azpiegiturak ba bai madrilen erabakitzen dira baina zein da gure eginkizuna zertarako gaude

ahalik eta onuragarrienak izan daitezen gure herriarentzako eta nik uste dut zentzu horretan

eta oso adierazgarria da eta nik uste dut ere bai argumentu piloa eta mordoa bota dizkiguzu baina denak egon dira zentratuta espainiar ereduaren inguruan espainiar gabezien inguruan espainiar despilfarroaren inguruan eta abar

euskal y grekoan badago aurreikusita sare mistoa bidaiarientzako eta baita salgaientzako edo merkantzientzako hori

ahal dugun arte ahal dugun heinean hori da bultzatuko duguna eta bultzatzen dugu hain zuzen ere ba guretzako proiektu estrategikoa dela europar batasunak ere horrela jaso zuen hasiera hasieratik

eta beno uste dugu gu bizi garela leku estrategiko batean

gehiago egon gaur egun dagoen muga hori muga tekniko edo teknologiko hori azpiegituren kasuan eta beraz guk uste dugu hau dela

eta baita ere egin beharreko bat eta lehen bai lehen egin beharrekoa beraz lópez de ocariz andreak uste dut gaizki ulertu duela nik ez dut esan babesten duguenik baizik eta

dagoeneko badirela hainbat ekimen hori lortzeko

berdina esan duzula beraz zentzu horretan ez naiz eztabaidatzen hasiko zurekin eta beno ba gauza bat apuntatzearren bakarrik becerra jaunak esan duenaren inguruan ekimen hau otsailaren bian eztabaidatu zen zuzenketak

bazegoen aukera harremana egiteko baina edozein kasutan argi dagoena da talde bakoitzak zuen posizioa zein izango zen izan ere

gai berdinaren inguruan antzeko gaiari buruz eta nik uste dut talde guztion

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa